osoko bilkurari hasiera emango diogu hasi baino lehen esaten dizuet bederatzigarren puntua erretiratu egin dela gai zerrendako lehenengo puntua galdera

bi mila hemeretzi bi mila hogeita bi unibertsitate sistemaren planari buruz álvarez jauna zurea da hitza

anderea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

martxoaren hamabiko gobernu kontseiluan onartu zenuten laugarren unibertsitate plan

epealdirako plan hori gobernuak euskal unibertsitate sistema arautzeko duen tresna espezifikoa da eusko legebiltzarrak onartutako hiru barra bi mila lau legean euskal unibertsitate sistemari buruzkoan jasotzen den bezala hori da eusko jaurlaritzak

gure herriko unibertsitate guztientzako estrategia eta helburu zehatzak eta bateratuak ezartzea helburu duen plana hain zuzen ere hori horrela gure galdera hurrengo hau da
zeintzuk dira bi mila hemeretzi bi mila hogeita bi unibertsitate sistemaren planean aurreikusitako erronka nagusiak eskerrik asko eskerrik asko

legebiltzar presidente andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok egun on edozein herri aurreratuk nazioarteko testuinguru globalean erreferente izan nahi badu behintzat beste zenbait elementu garrantzitsurekin batera

unibertsitate sistema aurreratu bat bere hurbileko testuinguruan ondo sustraituriko estrategia baten parte den unibertsitate sistema bat

bikaintasunerantz doan eta gure gizartean errotuta dagoen unibertsitate sistema bat izatea bi mila hemeretzi bi mila hogeita bi unibertsitate sistemaren planarekin euskadiko unibertsitate sistemaren datozen urteetako bilakaeraren oinarri estrategikoak ezarri ditugu eta unibertsitate komunitatearekin elkarlanean egin dugu gainera urkullu lehendakariak hitz emandako hamabost plan estrategikoetako bat da eta plan hau onarturik legealdi honetarako plan estrategikoen inguruan gobernuak harturiko konpromisoa bete da

ildo horretan bi mila hemeretzi bi mila hogeita bi aldirako zenbait erronka identifikatu dira lehen erronka da

sei helburu hauen bitartez hezkuntza inklusiboa genero berdintasuna hazkunde ekonomikoa eta enplegua azpiegiturak eta berrikuntza

eta garapenerako lankidetza beste erronka batzuek gai hauetaz arduratzen dira talentua sustatzeaz enpresa eta lanbide heziketako ikastetxeekiko

edo euro eskualdeko kampusa sendotzeaz jakin badakigu plan berritzailea bultzatu dugula bere diseinuari dagokienez erronka garrantzitsuak eta helburuak dituena eusko jaurlaritzatik plan honen apustu irmoa egin dugu

gai zerrendako bigarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina bi mila hamaikako lanbide garapenaren

denoi lanbide garapenaren auzia beste adibide bat da gobernu honen osasun sailaren kudeaketa onarena

andrea beste patata bero bat daukazu esku artean beste opari bat beste arazo bat konpondu gabe dagoena ez daukazu papeleta erraza

eta konponbidea gero eta zailagoa badirudi orain gobernua bi mila hamaikako deialdiak ordaintzen hasiko dela baina bi mila hemeretziko martxotik aurrera eta bi mila hamabi eta bi mila hemeretzi arteko zorra

langileei eta badirudi ez duela asmorik ordaintzeko

osasun saila mugituko da kanpotik behartzen dutenean mugitzera gobernu hau mugituko da epaitegiak behartzen dutenean mugitzera

honek epaitegi batek ez du onartu osasun sailaren errekurtsoa eta badirudi orain euskal herriko auzitegi gorenaren epaiaren zain dagoela beti kanpoko eragileen

mugitzeko eta kanpo eskurik ez badago kanpotik ez baldin bada

arazoa usteltzen uzten du murga anderea hemendik aurrera benetan gobernatzen hasiko estiloz aldatuko duzue eta zezena adarretatik obatuko duzue hala bada gobernu honek bi mila hamaikako lanbide garapeneko deialdietara aurkeztu ziren langileei zorra
ordainduko die eskerrik asko ubera anderea erantzuteko

lehendakari jauna presidente andrea legebiltzarkideok sailburuak ubera

errespetatu ditugu auzitegien erabakiak oraingo honetan ere hala egingo dugu lasai egon hala ere

behinbetikoa hau ere ondo dakizu

helegitearen inguruko epaia gauzatu bitartean itxarotea da egin behar duguna en primer lugar

sartzen dituzue eta zuen lana ez da itxarotea zuen lana da gobernatzea politika egitea eta ez zuei dagokizuen ardura

zuen gobernantza eredua dela epaitegien bidez egitea eta epaitegiak

kanpotik akuilu bat daukazuenean orduan mugitzea eta zerbait egitea eta bitartean itxaron

murga andrea espero dut zuk estiloz aldatuko zenuela baina badirudi bide berberetik jarraituko eta eskuartean duzuen auzia patata bero hau ere konpondu behar duzue gobernu honek

hain eskas praktikatu duen elkarrizketa eta negoziazioa praktikan jarri behar du zorra ordaindu behar die langileei

suspenditu zituen eskubideak eta legea hainbeste gustatzen zaizuen lege hori betetzea bete behar duzue ez zabiltzate betetzen

begira bi mila hamairutik hamalaura gobernu honek ez zuen ezer egin bi mila hamalauan okurritu zitzaion zerbait egitea eta zer egin zuen

eskubideak eta legea suspenditu suspenditu krisi ekonomikoaren aitzakipean orain ekonomiak ez du

zorra ordaindu langileen eskubideak bete eta murrizketei buelta eman eskerrik asko
ubera anderea erantzuteko murga anderea zurea da hitza

dutena beteko dugu beti egin izan dugun bezala de todas formas

den argi utziz eskerrik asko eskerrik asko murga

gai zerrendako hirugarren puntua galdera lander martínez hierro elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzaren egoerari buruz martinez jauna zurea da hitza

erantzuteko

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

berriz diotzut gobernuaren egoera osasuntsua dela

beraz sentsu horretan eta bihotzez ere lasaitasun osoa daukagu gobernu osoan

osakidetzari buruz behin eta berriz egongo garelarik hemen atzo iragarri egin zen bezala nik uste dut osakidetzari buruz hemen jaurlaritzak eta bere momentuan sailburu zenak hartutako

betetzen ari garela guztiz betetzen ari garela atzokoan ere izandako eztabaidan bai euzko abertzaleak taldeak eta baita alderdi sozialistaren bozeramaileak izan zirenak adierazi egin zuten bezala beraz hortik aurrera jarrai ezazue eta argitara eman daiteke

eta esaten den bezala denborak jarriko gaitu bakoitza gure tokian

ibilbidea duela hogeita zortzi hilabete hasi zenean baino hobea da eta arrazoia ulertuko duzu programa betetzen ari gara eta beraz euskadiren erronkei eta hiritarren beharrei erantzuna ematen diegu gobernu programa da euskal gizartearekin hartu dugun konpromisoa

betetzen jarraitzea da gure xedea arazoak daudela ez dut inoiz ezkutatu ondo baino hobeto dakit baina argi dago arazo horiei aurre egiten ari gatzaizkiela langabezia jaitsi da

industria sendotzen da eta esportazioak gora doaz berrikuntzarako berrogeita hamar proiektu martxan daude

defizit publikoaren konpromisoa betetzen dugu nazioarteko gardentasun puntan gaude bizi itxaropena luzatuz doa

pobrezia jaisten ari da familientzako laguntzak areagotzen ari dira gero eta aurrerago gaude genero berdintasunean eta iragana da

aurrera egin dugu eta estatus politiko berri adostekoa atea irekita jarraitzen du baina berriz diot arazoak daude eta daudela eta ez dut inoiz ezkutatu ondo dakizuen bezala jaurlaritza prest dago helburu hauen alde egiteko

turismo merkataritza eta kontsumo sailaren merkataritzako

gracias presidenta lehendakari egun on denoi señora consejera

andrea zurea da hitza gracias presidenta lehendakari

gai zerrendako bosgarren puntua galdera alfonso alonso aranegui euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina jaurlaritzaren egonkortasunari buruz alonso jauna zurea da hitza

para afrontar las reformas que necesita euskadi eskerrik asko alonso jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eta hori da gure erantzukizuna aukera bat dugu gure helburuei herri helburuei erantzun positibo bat emateko eta orain arte bezala hazkunde ekonomikoa
enplegu berrien sorrera eta gizarte politikak uztartzen jarraituko dugu herritar guztien mesedetan eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina venezuelan bizi edo interesik duten eta herrialde horretako krisi sozial eta politikoaren zigorra pairatzen duten euskal herritarrentzako eusko jaurlaritzaren laguntzei buruzko eusko jaurlaritzaren ekintzen gainean barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru anderea señor barrio efectivamente

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna barrio jauna zurea da hitza

ese camino muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa maddalen iriarte okiñena eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

zurea da hitza lehendakari andrea lehendakari jauna egun on eta gaur bereziki

ongi etorria egiteko eta nire izenean eta nire taldearen izenean herritarren mesedeetan lan egiteko apustua berresteko izan ere argi dagoena da parlamentu batek ezin duela herriari bizkarra emanda bizi eta horregatik dakart gaur urkullu jauna

eta gure lana delako nire ustez herritarren kezkei erantzuna ematea eta irtenbideak eskaintzea eta hasi orduko hitzartze honetan hasieratik bukaerara gidalerro izatea nahiko nukeen aldarrikapen bat ere bai

aipatuko ditut feminismoa da generoagatik egiten den zapalkuntzaren aurkako arrazakeriaren kontrako

hitz egokiak direla azken denboratan entzuten eta ikusten ari garena ikusita izan ere espainia ez da demokratizatuko esan dezagun argi behingoz

urteetan beharbada ehun urte barru edo lortuko dute halakoren bat baino ez dut uste guk legebiltzar honetan egongo garenik hori ikusteko agian

arabarrak aukeratu gaituzkete euren arazoei irtenbidea emateko no sabemos lo decía

huts egin duen estatu bat da eta baldintzatu egiten gaitu erabat herri gisara arazo guztiak espainiako nazioaren disolbaezintasunarekin

eta horren garantea armada bera da hala idatzita dago ejertzitoa bera da eta ikusten ari garenak ikusita honek ere aparteko garrantzia

vox eko zerrendetan daude ez dira nolanahikoak oraingoz lau dira partidu popularra eta partidu sozialistaren gobernuetan konfiantzako postuak izan dituzte oraindik erretiratu gabekoren bat ere bai bada frankistak francoren figura laudatuz manifestuak sinatzen dituztenak eta larriena agian ez da erabat lotsagabe frankismoaren alde egitea

buruak izan direnek ez iruditzen zait hori baino askoz ere larriagoa dela espainiako gobernuak espainiako parlamentuak espainiako justiziak jeneral eta militar guzti horien kontrako neurririk ez hartu izana lotsarik gabe norbaitek pentsatu dezake ea zer gertatuko zatekeen alemanian italian edo frantzian hitler mussolini edo pétainen

baina bai edozein kasutan herrialde demokratikoetan erabat degradatuta egongo lirateke pero en españa no

eta estatuaren abokatuak ere eskuin muturrean lerrotuta ageri dira argi eta garbi eta azken adibidea hemen izan duguna da hemen bertan izan duguna eta hemen bertako erakundeei gupidarik gabe ekin diena eta eragin diena

horrek demokraziaren usainik ez du hartu eta horretan dirauen bitartean ba anestesiatu nahi gaituzte pentsatuaraziz

hainbat jarrera eta jokabideak normalak direla eta askotan esaten dut baina uste dut errepikatu beharra dagoela iruditzen zaielako

ikusten ari garen epaiketa inork ikusi ez duen biolentzia inbentatu batean

biolentzia nork eta nola sortu zuen normala dela parlamentu bateko presidentea kartzelan edukitzea edo etxera etorriz normala dela altsasuko gazteak ia hiru urtez kartzelan egotea ia hiru urtez kartzelan egotea

edo aste honetan ikusi dugun bezala hizkuntza eskubideen urraketaren berri emateagatik normala dela kazetari euskaldun bat deklaratzen

horiek denak horiek guztiak anormalak dira demokrazia batean horiek ez dira demokrazia batetan gertatzen baina guri espainiaren eraginez gertatu egiten zaigu gauzak honela oinarri demokratikorik gabeko estatu batek ez du etorkizunik

beharbada iraungo luke beste ehun urte gauzak ongi balihoazkio baina

kreditua eman diola gizarte segurantzari bestela kiebrara doalako

gehiago eta espainiar estatuaren zorra kontrolik gabe hazten ari da

bez inguru estatuko biztanle bakoitzeko hogeita sei mila euroko zorra jaiotzen garenetik

partidu popularrak euskara ezabatu nahi du gure eskoletatik gaztelania hizkuntza beikularra izendatuz estatu osoan partidu sozialista prest dago alargunei pentsioak murrizteko

biak ala biak bai lomcerekin aurrera jarraitu dute esanak esan eta mozal legeak ere zutik dirau eta

egiten duen erabilpena ikusita dena den zorrak itota

eta hurbilago dago eta denok eramango gaitu atzetik

urgentea da gure ustez espainiatik joatea premiazkoa eta urgentea da euskal herriak bere bidea egitea munduko beste herrien pare elkartasunean justizia sozialean eta askatasunean oinarritutako herri duin bat izatea baina hori euskal herria bilduren nahia da eta horretan egingo du lan euskal herria bilduk

hori lortu artean premiazkoa eta urgentea da modu sendoan dauzkagun egiturak babestea eta zabaltzen joatea parlamentu honek erakutsi du horretarako bidea

estatus batera eraman gaitzakeena beste estatus bat behar dugulako hauteskunde ziklo baten atarian herri honek sendotasuna konbikzioa determinazioa behar ditu etorkizuna jokoan dagoelako

gehiengo demokratiko zabalak behar ditugula uste dut herri gisara erabakigarriak izateko handira jokatu behar dugula iruditzen zait eta ez dut esango horregatik urkullu jauna laurehun metroko trenbide zati bat inportantea ez denik ezta gutxiagorik ere baina egia garrantzi gutxi du herri honek aurrean dituen erronken aurrean eta erronka horien aurrean ideiak argi dituen gobernu bat behar dugu nora goazen argi esango digun gobernu bat eta jasotzen ditugun mezuek erakusten dute espainiako koiunturaren baita da kateatuko den edo kateatu daitekeen

koalizioko kide batek holokaustoa fribolizatu du aste honetan eta ezer

geratu da eta europan ciudadanosekin batera atera du gobernu honetako alderdi nagusiak argazki bat norekin eta ciudadanosekin gero hauteskunde kanpaina aurre honetan esan esaten duzue ciudadanos ek eta ppek egingo ote duten aurrerantzean nolabaiteko akordiorik eta non geratuko diren

hainbat kontu baina argazkian hor zaudete horregatik

jakin nahian ze asmo dituen lehendakariak eta gobernu honek apirilaren osteko

aurre egiteko eskerrik asko eskerrik asko iriarte anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

osoko bat kontroleko osokoa zela beraz gobernuak egindakoaren kontrola

gogoeta iriarte andrea estatu

dela eta ez dela demokratizatuko urgentea dela alde egitea urgentea dela joatea ez dakit bat

datozen hauteskunde orokorren ondoren euskal herria bilduk

dena den zure interpelazioaren zioa ikusiz eta zure parte hartzea entzunez badirudi badakizula apirilaren hogeita zortzian zer gertatu behar den eta nola jokatu behar duten alderdi edo legebiltzar talde guztiek nire partetik apaltasunez ekingo diot zureari

herria entzutea emaitzak ezagutzea eta ondoren erabakiak hartzea zuk etorkizuna iragartzeko ez dakit gaitasuna duzula irudikatu egin duzun ala ez baina bai ematen du zure interpelazioaren zioan segurutzat jotzen duzula hauteskundeen ostean egoera negatiboa eta kaltegarria izango dela gure herriarentzat hortaz eta zera eskatzen didazu iragarle baten moduan jokatzea eta azaltzea zer egingo dudan zuk ustez segurutzat jotzen duzuen jokaleku horretan niri ordea egoera politiko aztertzeko egokiagoa iruditzen zait

hainbat aukera kontuan hartzea politikan garrantzitsua da posizio bat finkatzea eta jarduteko berezko

eta estrategia sendo bat izateak jokaleku

egokitzeko aukera ematen du nire ustez eta gure gobernuak hain zuzen finkatuta dauzka printzipio politikoak eta funts etikoak ditu

gure gobernuaren printzipioak bat printzipio etikoa bizikidetzari lotua bi elkartasuna aurrerabidea eta gizarte kohesioa bultzatzen dituen printzipioa hiru

lau jokaleku aukera ezberdinak aurreikusi eta bost autogobernua defendatzearen printzipioa jarduteko berezko printzipio sendo horiek esker etorkizunean sor daitekeen edozein jokalekuari aurre egin ahal izango digu nire ustez orain arte egin egin dugun bezala

aipatu ditudan printzipioak irmotasunez defendatuko ditut

horixe da gure gobernuaren estrategia gauzatzeko modua

ez da taktika hutsa jardun politikoa eta instituzionala ulertzeko modu bat da herria ulertzeko modua zera eskatzen du eta jakitun izatea gizartearentzat onena dela akordioen bidez aurrera egitea gizarte anitzetan eta gehiengo absoluturik gabeko parlamentuetan adostutako konponbideak hobeak dira euskadik

es nuestra apuesta y oportunidad beraz mundu honetan eta une historiko honetan elkarrekin bizi eta aurrera egin ahal izateko

eta elkarrekin egiten saiatzea goiburu horren arabera jardungo dut etorkizuneko jokalekua edozein dela ere eta apirilaren hogeita zortzitik aurrera proposamen horri eutsiko diot maiatzaren hogeita seian herri lurralde historiko eta europako hauteskundeak izango dira eta hortik aurrera ere aurkeztutako bost printzipioak defendatuko ditut hori da

gizartearen beharrei erantzuteko alternatiba errealista bideragarri eta eraginkorrena eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

aurrerantzean ere eta batez ere badauzkagu errezeta batzuk orain baino lehen erabili ditugunak eta orain baino lehen egin diren akordioak ikusi dugunak berrogei urtetan zer nolako

martxan jartzeko nik errepikatuko dut nire ustez bada urgentea espainiatik alde egitea

aldebakarreko bidetik egitea nik hori ez dut esan eta horregatik lan asko egin dut legebiltzar honetan oinarri eta printzipio batzuk adostu ahal izateko

orain arte izan dugunarengandik ezberdina berdinetik berdinerako harreman bat

ikusi egin beharko litzateke bigarren etapa batean edo hirugarren batean zer letorkeen baina ametsak esateko

beti geratu daitezke kunplitu bat edozein kasutan

entzun dizkizut beti egiten dudan bezala eta badaukat sentsazio bat nola esango nizuke pixka bat

lortzen duzu eta lortu duzu olatuen ertzean ibiltzea momentu batean eta bestean eta olatu bat etorri da eta

iritsi dela garaia ere espainiatik jasotzen ari garen mezuak ikusita kontuan izateko agian

gabiltzan itsaso honetan aritzeko eta olatu baten atzetik beste bat etorriko dela eta agian beste

urratsa izango dela beste itsaso bareago batera eta agian ontzi bat beharko dugula

egoera larria da eta ezin diegu herritarrei ezkutatu horrela denik eta olatuak eta aipatu dizkizudanez ez dut uste energia guztiak xahutu genitzakeenik bizirik irteten uste dut beste neurri batzuk hartu behar ditugula

eta orain hemen prestatutakoa eta gezurretan oinarritutakoa erabiltzen ari dira katalunian

hain zuzen ere herri honekiko eta bizi izan duen biolentziarekiko zure jarrera

eta hark ere beharko lukeela nolabaiteko ezagupen bat eta nolabaiteko gogoan hartze bat eta

laborategi hori argitan utzi eta estatua biluztu

desde luego ez euskal herria bildu desde luego ez euzko alderdi jeltzalea desde luego ez ordezkatzen ditugun herritarrak ere eta hori da niri

baina ez partidu popularrak eta ez alderdi sozialistak ere gaur egun atzeko

superultrekin ez dituzte gauzak batere argi edo alderdi

zalantzan jartzen dietenean konstituzionalistak ote diren edo ez creo

eta gero eta sakrifizio handiagoak eskatuko dituela hain zuzen ere aldare horrek eta horregatik faltan bota dut zure hitzetan nik

baterako akordioaren defentsa uste dut akordio horrek efectivamente beste erabateko harremana gauzatu dezakeela adostua eta akordatua estatuarekin berdinetik berdinerakoa eta ez gaituela edukiko orain arte eduki gaituen bezala eskean eta gainera estatuari interesatu izan zaionean

gehiengo absoluturik izan ez dutenean partidu popularrak edo partidu sozialistak normalean eskean

martxorako zela agian izango da geratzen zaizkie oraindik hamar egun edo martxoari baina oraindik ez dugula ikusi

orain arteko harreman honek eman dizkigun ondorioak ezagutzen ditugula uste dut egiteko beste modu batzuk hautatu behar ditugula elkarrizketaren bidez urkullu jauna ez dut inoiz ukatu
baina indarrean jarri behar duguna dela demokrazia eta herritarrei hitza eta erabakia ematea eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzar buru andrea surferoa

nahiko genukeena egin genezakeena eta egiten duguna

guztion aldetik nahiko genukeena egin genezakeena eta egiten duguna

estrategia bat eta jarduteko eredu integral bat azaltzen eta eredu horrek bost printzipio ditu eta irizpide gidari bat zuk eredu hori zalantzan jartzen duzu agian boluntarista dela iruditzen zaizu elkarrizketak ez duelako erantzunik aurkituko beste aldean hala ere

alternatibarik eskaintzen ez bada alde egitearena joatearena zein da alternatiba iriarte anderea alde egitearena izan da zuk nahi bezala egin duzuna ez dakit non dagoen lotura alde egitearenaren nahia eta demokratikoa ez den eta demokratizatuko ez den estatu bateko hauteskundeetan parte hartzearekin

begiratu mundura eta zein da eztabaida nazioarteko politikan edo europar batasunean bi bide daude elkarrekin aritzea edo bakoitzak bere aldetik joatea

edo aldebakarreko erabakia inposatzea zein da bidea zein da bidea estatuko edo kataluniako egoera politikoaren inguruan

alternatiba bideragarririk ez munduan ez europan ez estatuan ezta euskadin ere are gutxiago gizarte anitzetan are gutxiago gehiengo osoa ez duten legebiltzarretan hala ere

elkarrizketak negoziazioak eta akordioa estrategia hobea osatzen dute

berrogei urteetan egindako ibilbidea positiboa izan da nire ustez gizartea eta nazioa eraikitzeko bidea positiboa izan da eta hemendik aurrera jorratu beharreko ibilbideak ere bide horri ekin beharko diola uste dut begiratu ezazu europara begiratu ezazu europara ez dago beste biderik

euskal gizartea anitza da eta gure aniztasun hori aukera bat da bizikidetza sustatzeko eta geroz eta nazio aurrerakoiago bat eraikitzen jarraitzeko

erantzuna emateko eman didazun aukeragatik eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa josé ramón becerra carollo

mila esker presidente andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok guztioi egun on señor lehendakari

ikusi duguna da klima aldaketari buruz ez dela ia ia ezer egin agindu zenuten klima aldaketarako lege bat

eta ez duzue aurkeztu ez dago prest agindu zenuten mugikortasun

lege bat eta ez duzue aurkeztu aurkeztu duzue bai sostengarritasun energia iturrikoari buruzko lege bat baina

ikusi dugu nola iritsi zen lege hori eta nola irten den legebiltzarretik zuk behin eta berriz aipatu duzu legealdi honetan enplegua dela helburu nagusia

legealdi bi legealdi hauetan zer egingo dugun ze neurriak ezarri behar ditugu eta neurriak martxan jarri behar ditugu gizartean

institucional más que evidente hemen zuek gobernutik ez duzue ezer proposatzen eta jendeak eskatzen ez duenez inork ez du ezer egiten eta zirkulu horretan mugitzen ari gara zirkulu horretan mugitzen ari gara esan dut ez duela eskatzen baina pasaden ostiralean bai ikusi genuela bai hemen euskadin eta mundu osoan gazteak bai eskatzen ari direla

kontua ez da niri ematea baizik eta gazteei ze

gazteak dira erantzunak nahi dituztenak eta nahi dutena da

egitea eta hauxe da gure proposamena eta

hau da gure proposamena eta zure erantzunaren zain gaude eskerrik asko becerra jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

garatutako ekimenek emaitzak eskaini dituzte eraginkorrak izan dira hainbat eremutan

nabarmenduko ditut kontzientziazio soziala areagotu egin da nahiz eta oraindik ere gutxia den

garaian eta energia berriztagarriak zabaldu egin dira kontzientziazio soziala areagotuz doa eta biztanleen

aldaketa klimatikoak orain hamar urte baino hamalau puntu gehiago dira euskadik erakutsi du posible dela ekonomian gora egitea eta aldi berean

egin du gora eta isurketak berriz ehuneko hemezortzi jaitsi dira energia berriztagarrien alorrean azken kontsumoari dagokionez honako

ehuneko zortzitik bi mila hamaseiko ehuneko igo da badakigu eta onartzen dugu becerra jauna europaren helburua ehuneko hogeita hamaretik

urterako beraz ibilbide luzea dugu aurretik baina norabidea ona dela uste dut eta

de cambio climático eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna becerra jauna zurea da hitza

aipatu dudan nazioarteko kongresua euskadiren konpromisoaren erakusgarria izan da kongresu horretan klima bi mila berrogeita hamar estrategia ezagutarazi dugu

zer ekimen eta zer proposamen garatzen ari garen berriz irakurri egin behar ditugula behin eta berriz jakina baietz

baina aktiboa eta konprometitua eta hau da nik uste dut azpimarragarria gaurko honetan ere eta ingurumenarekiko eta klima aldaketaren kontrako konpromiso hori zabaltzen ari garela zalantzarik ez dago alde batetik

eta uste dut biak uztartu beharrekoak direla nahita ez eta bestetik oinarritik abiatuz

udal sarea udalerri jasangarrien sarearen xedea eta lehen ere egin dut honetaz aipamena aurreko astean legebiltzar honek hartutako konpromisoarekin

hitzez hitz baliabide fosilen erabilera gainditzeko

trantsizio energetikoa lehentasuna da eta izango da eusko jaurlaritzaren politika publikoetan eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

eta autogobernuko sailburuari egina haurren eta nerabeen interes nagusia politika guztietan eta bereziki indarkeriaren gaineko politiketan

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok sailburuok egun on guztioi erkoreka jauna el pasado

eusko jaurlaritzaren politika guztietan ezartzearen planaren elaborazioa
eskerrik asko guanche anderea erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko erkoreka jauna lamento

eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina elorrioko pulla azkarretako

huts eginari buruz becerra jauna zurea da hitza eskerrik asko

bi mila hamabosteko apirilean elorrioko udalak pulla azkarreta plan partziala

bultzatuta plan horretan balio handiko

nekazal lurzoruak birkalifikatzen ziren

auzokoek ez zuten plan hori nahi eta orain euskadiko goi mailako epai mahaiak atzera bota du plana nire galdera da onartuko duzue epaia
eta bertan behera utziko duzue plan hori eskerrik asko becerra jauna erantzuteko tapia anderea zurea da hitza

andrea legebiltzarkide eta sailburuok egun on becerra jauna lehenik eta behin bi galdera egin dizkidazu batean eta

eman den sententzia hori onartuko dugun eta bestea ea jarraituko dugun planarekin edo ez bi dira lehendabizikoari baiezkoa esango dizut eta bigarrengoari ezezkoa baina oso argi utzi nahi dut zergatik zuk nolabait aipatu duzu

ez duzu oso ondo aipatu zer aipatzen den zehazki eta zer deuseztatuta gelditzen den eta zer ez egia da epai mahaiak esan duela

baina oso ondo argitara eman behar da zer esaten duen

eskerrik asko presindente anderea becerra jauna gaia da

lur batetez eta azkenean zuk nahi duzuna eraman da sprilurrek zer nolako politika egiten ditun lurrarekin bi gauza ezberdina dira nahi duzunean eztabaida genezake

prestatu eta dakizun bezala ezin dugu itxaron beharra

bestela hori bai izango litzatekeela atzera buelta bat

gai zerrendako hamabigarren puntua galdera juana de bengoechea estrade euskal talde popularreko legebiltzarkideak

bengoechea anderea erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

bi mila hamazazpiko otsailaren hogeita batean gobernu kontseiluak bi mila hamasei bi mila hogei

eta legebiltzarrera igortzeko akordioa hartu zuen jakinaren gainean zaudenez eta gobernu programa horren arabera gure ekintzak honako hauen baitan kokatzen dira

eta bigarren ardatz estrategikoa oreka soziala bermatzeko bikaintasun heziketa

konpromisoan hezkuntza lege berriari buruz zehazki eta bigarren ekimenen hitzez hitz aipatuta hezkuntzaren euskal legearen proiektu berri bat onartu lortutako itunean oinarrituta euskal hezkuntzaren egonkortasuna eta kalitatea egituratu eta indartuko baitigu hurrengo hamarkadetan bikaintasunerantz aurrera eginez aste bat geroago bi mila hamazazpiko otsailaren hogeita zortzian gobernu kontseiluak legealdi honetako lege programa onartu zuen eta eusko legebiltzarrera

egutegi horren arabera hezkuntzaren euskal legearen proiektua bi mila hemeretzi honetako azken lau hilekoan

zure zioan esaten zenuen bezala datorren apirilaren hogeita zortzian hauteskunde orokorrak egingo direnez eta maiatzaren hogeita seian europako parlamentuko

hauteskunde araudiak kanpaina instituzionalen eta bestelako ekintzen

sistemak adostasunean oinarritu behar du eta sistema denok zaindu behar dugu

eskerrik asko uriarte anderea gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera jone

eskola segregazioaren arazoari aurre egiteari buruz goirizelaia anderea zurea da hitza

azken egunetan eta bilboko herritarrek kezka nagusi handi bat

hain zuzen ere san francisco rekalde eta otxarkoagako auzotarrek

segregazioari aurre egiteko eskerrik asko

legebiltzar buru anderea goirizelaia anderea ikasleen eskolatze berezia

era anitzetan agertzen da eta zenbait faktoreri erantzuten dio atzean ditu lurralde gizarte eta hiri egituraketa ikastetxeen kokapen geografikoa eta bertako biztanleriaren bizileku banaketa

haren patroi kulturalak eta prozesu soziologikoak horiek agerian geratzen dira eskola

eta eskolatze prozesuan patroi berezi bilakatzen dira azkenean beraz erronka hori hezkuntza politiketatik haratago doa

heltzeko konpromisoa hartu dugu hala bi mila hamaseian abian jarri genuen ikasle etorkinei arreta emateko bigarren plana bi mila hamasei bi mila hogei eta orain arte

eta horrekin batera neurri berriak garatzea horiek indartu egiten dute ikastetxeen osaera sozialean

neurri berri horietako batzuk plangintza fasean daude eta beste batzuk jadanik ezartze fasean horrela

abian jarri dugu sailaren eta bilboko udalaren arteko lankidetzako esperientzia pilotu bat informazio eta orientabideko guneak ezartzeko horiek familiei zuzenduta daude eta herritarrei arreta emateko udal guneetan daude era berean ekitatearen aldeko ekimenak garatzea ere bultzatu da ekimen hauek lehentasunez zuk izendatu dituzun bilboko auzoetara ere badaude bideratuta hamaika esku programa hezkuntza sendotzeko programak eskolatze osagarriko programak bide laguna

kultura artekotasun programak esku hartze hauei esker azken ikasturteetan aurrera pauso handiak izan dira

ikasleen motibazioan edo familien eta irakasleen inplikazio positiboan eskerrik asko

planak ikerketak eta horrelako gauzak aipatu dozuz nik

dauzkazuzela baina nire kezka da plan horiek eta gauza horiek bilbora

ailegatzen eta ikerketak bai baina gauza konkretuak ez bi mila hamazazpian bilboko eskola kontseiluak

zuen alderdiko hezkuntza zinegotziak bilboko udalean gutun hau

gutun horretan bilbon kezka handia zegoela

pilotak bata besteari pasatzen eta azkenean azken momentuan kaltetu bakarrak bilboko auzo batzuetako eskolak

elkarterik ez dago eta utzita dago errekaldeko eskola san francisco auzotarren araberako aniztasun kopurua badago ere

hala ere egia da bilboko elkarte desberdinak lan asko egiten ari direlako gauzak aldatzen ari dira eta nik esango dut gauza bat

joan den ikasturtetik gizarte eta hezkuntza proiektu bat garatzen ari gara zorrotzan

dauden ikastetxeetako ikasle absentistei zuzenduta

gizarte eta hezkuntza mailan parte hartzen ari gara eta konpromisoak hartu ditugu hezkuntza proiektu indartu bakar bat eskaintzeko gure konpromisoa ez da hor bukatzen prest gaude beste bide eta lankidetza batzuk aztertzen jarraitzeko erantzukizunagatik abiatuta gure lurraldearen gizarte kohesio handiagoa lortzen

eta azkenik benetan eskertuko nuke hezkuntza hauteskunde kanpainatik kanpo uztea mesedez

hamalaugarren puntua galdera eva lopez de arroyabe saez de maturana eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina

erabakiaren atzera egiteari buruz lopez de arroyabe anderea zurea da hitza

azken aste hauetan hainbat berri kontraesankorrak aurkitu ditugu

nola kudeatuko dira jangelak hemendik aurrera badaukazue planik uriarte andrea oso erraz zer dela eta egin du hezkuntza sailak atzera eskoletako jantoki zerbitzua
familien esku uztearen proposamenarekin eskerrik asko eskerrik asko

presidente andrea lopez de arroyabe andrea jantokien kudeaketa ereduaren inguruan

bi mila hamaseian legebiltzar honetan onartutako erdibideko zuzenketa baten bidez eusko jaurlaritzari eskatu zitzaion inplikatutako eragileekin lanak

aztertu eta erabakitzeko eman beharreko pausuak lan horretan aritu gara azken hilabeteotan

eragile guztien ordezkariekin eskola jantokien kudeaketaren inguruko hausnarketa partekatua eta gure eskoletan diren kudeaketa eredu ezberdinen inguruko hausnarketa egiteko gune izan nahi zuen batzorde honek horrez gain eskola menuetan bertan ekoitziriko produktuak erabiltzea ere batzorde honek mahai gainean

hortaz batzorde hau jantokien kudeaketa eredua eta bertako produktuen inguruan aritu da lanean bertan ordezkari guztiek aukera izan dute beraien ikuspuntua azaltzeko aztertzeko eta jantokiak kudeatzeko eredu berriak proposatzeko horrela hezkuntza sailak ere azken bileran urtarrilaren hamarean

hain zuzen ere guraso elkarteek kudeatu zezakeena argitu beharrean gaude bestalde jaurlaritzak ez duela jantokien eredua aldatzeko asmorik
beste eredu bat eskatzen ari direnei aukera irekitzea baizik borondatezko aukera beti ere eskerrik asko

legebiltzar honek onartu zuen jangelen eredu aldaketarako lan mahai bat sortzea ez zenuten eratu horren ordez

eta bertan erabaki ez zen gauza bat publiko egin zenuten prentsan hori bai

zer noiz eta nola bazkalduko duten gure seme alabek zain egongo gara ikusteko nola hartzen diren hemen

nada más eskerrik asko eskerrik asko lopez de arroyabe anderea uriarte

ulertu nahi ez duenak ez du ulertuko señora lopez de arroyabe

urtean araututako kudeaketa zuzenaren eredua gauzatzen jarraitzen du ahal den neurrian hobetuz

nahi dutenei betiere juridikoki bideragarriak badira

familien elkarteko ordezkariekin egindako azken bileran beraiekin horrela adostuta

dugu eztabaidaren beharra ikusi baitugu guztiok

adostasunera heldu arte eta horretan beti aurkituko gaituzte

gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera iñigo martínez zatón elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina

handitzeari buruz martínez zatón zurea da hitza

bai egun on uriarte anderea pasa den urtean ordiziako jakintza

genizun zure erantzuna izan zen planifikazio aldaketa horren aurrean planifikazio batzordeak gaitzetsi zuela eskaera hori jakintza ikastolak alegazioak egin zituen eta alegazio horiei

martínez jauna bi mila hemezortziko onarpen prozesua hasi zen

dekretu horrek beste aldaketa batzuen artean ezartzen du ikaspostuen kopurua planifikatutako talde kopuruak baldintzatzen duela ez ordea baimendutako gelen kopuruak bi mila hemezortziko prozesu horretan jakintza ikastolan bi talde planifikatuta zeuden

hau da berrogeita hamar ikaspostu ditu eta horietatik hamasei baino ez daude erabilgarri

baina hogeita bederatzi eskabide jaso zituen hiru urteko mailako gelarako planifikatuta zituen berrogeita hamar ikaspostuen gainetik hamairu hiru urte mailarako eskatzaile berri horiek azaleratzearen arrazoia da

udal haurtzaindegiaren bi urteko mailako gela dagoela

kurtsoz kurtso gertatzen ari dena gure eskola sistema gero eta

esan dudan bezala azaroan ikastetxeak berriz ere eskatu zuen plangintzan aldaketa egitea bi mila hemeretzi bi mila hogei ikasturterako talde bat gehitu eta lau urteko mailan eta beste talde bat gehituta hiru urteko mailan

recurre ikastetxe eta planifikazio zuzendariak planifikazio batzordean adierazi zuen arabera ordizia jaiotza tasari dagokionez erkidego beste edozein tokitan gertatu denaren kontrakoa gertatu da gorantz egin du herrian bi mila hemeretzi bi mila hogei ikasturterako hiru eta lau urteetan matrikulazio datuak erakusten duten moduan sei gela betetzeko adina daude

bestela herrian dagoen desorekari eutsiko genioke ikastolako bi gela horiek beteta eta plaza librerik gabe egon zirelako

lituzke eta hamabi plaza libre honen ondorioz epez kanpo matrikula eskaera guztiak urdanetara joango lirateke

gai zerrendako hamaseigarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina lehen arretako estrategietan farmaziak eta horko profesionalek

legebiltzarkideok sailburuak barrio jauna eskerrik asko guztioi

diabetes bistan da farmaziaren papera ezinbestekoa dela pertsonen

garbi izan dugu beti hori horregatik apustu garbia egin dugu

ereduaren alde komunitate farmazia balioesten duena osasun sistemaren gainerako eragileekin bat eginez

aitzindari izan gara sailaren eta farmaziaren arteko elkarlan horretan hainbat ekimen aipa litezke

gisa hiesaren prebentzioan metadonaren banaketan

edota botiken erabilera hobetzeko eta

egiten jarraituko dugula hain zuzen ere asmo horrekin lehen mailako arreta sendotzeko gure estrategiak atal berezia

komunitate farmazia garrantzia handia duela guretzako alde horretatik

bat gatoz beraz farmaziak eta bere profesionalek osasun sisteman oinarrizko zeregina dute

lanbide karreraren garapen osagarriari buruz garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea ongi etorria sailburua atzo esan nizuen eta

gainean momentu honetan arazo batzuk dituzula eta gaur debate honetara ekarri dugun gaia

arazo bat dela osakidetzarentzat eta gobernu honentzat

presidente anderea legebiltzarkideok sailburuak garrido anderea lehen

esan bezala osasun sailak eta osakidetzak errespetatu dute epaitegiek diotena eta kasu hau ez da salbuespen bat izango hala ere

ez izan zalantzarik hala ere momentuz itxaron beharko dugu eskerrik asko eskerrik asko murga

puntua interpelazioa edurne garcía larrimbe elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina donostiako tabakalerako

lan prekarizazioaren ereduari buruz garcía anderea zurea da hitza

eskerrik asko garcía anderea erantzuteko

ez dagoela elkarrizketa ez den beste biderik era berean ulertzen du bitartekarien beren lan baldintzak hobetu nahi izatea

adostu beharko da negoziaketa eremu honetan landu beharko dute beraz akordioa negoziaketaren bitartez enpresa eta langileak adostasun batera helduko balira tabakalera prest dago indarrean dagoen kontratua errebisatzeko eta behar balitz zerbitzua berriro kontratatzeko lehiaketa berri baten bitartez eta baldintza horiek bermatu daitezen

jaso beharrekoak jasotzeko legeak baimentzen duen neurrian noski

gatazka hasi zenetik edo hitzarmen horrek jasotzen dituen lan baldintzak enpresa hitzarmen batean jasotzea

komunitate edo gizatalde zehatzen bizi kalitatearen hobekuntzarako zerbitzua ematea desberdintasun sozial egoera bat bizi duten pertsonei lagundu ahal izateko bizikidetasuna hobetzeko asmoarekin eta hau ez da ez ubiken

tabakaleraren proiektua kultura sorkuntzari lotuta dago eta bere zerbitzu eta programa guztiak gizarte osoarentzat helburua ez da beraz talde zehatz batzuengan eragitea beraien egoera soziala hobetu dadin hau egon liteke tartean baina ez da hori horretarako beste gune eta zentro batzuk baitaude ubik sormen liburutegiaren proiektua liburutegi publikoei buruz unescok onartutako manifestuan oinarritzen da ondorioz bitartekariek

liburutegi publikoen funtzioak dira eta ez esku hartze sozialekoak eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna

eskerrik asko garcía andrea zupiria jauna zurea da hitza

y si no no eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna gai zerrendako hemeretzigarren puntua interpelazioa oihana etxebarrieta legrand
eh bildu taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina etxeko langileen aldeko

etxebarrieta andrea zurea da hitza eskerrik asko

araban etxeko lanetan aritzen diren emakumeen bizipenei lan baldintzei erasoei eta

ez baitago apenas inor haien lan baldintzei buruz kezkatuta dagoenik edo behintzat ekimen konkreturik planteatzen duenik

martxoaren zortzikoa handia izan zen greba handia izan zen

irudiengatik soilik emakumeok lan guztiak egiteari utzi geniolako baizik zenbat eztabaida izan genituen hain zuzen zaintza lanen inguruan sortzen zen egoeragatik

egon ziren asko greba egin ezin izan zutenak eta hain zuzen zaintza lanekin zerikusia zuten enpleguetan aritzen diren horiek

mobilizazio ezberdinetan haien ahotsa entzun ahal izan zen baina haiek ez daude ohituta haien ahotsa entzuna izatera erreportaje berean esaten zelako

ez duzue ezer aipatzen haien inguruan guztiz baztertuta duzuen sektorea delako san josé anderea dagoeneko ez didate balio

eta legebiltzar honetan aho batez hartutako urrats guztiek horiek eskatu genituen talde politiko guztiei

ezer bete ez eman genizuen lehen txandan

gaixotasun profesionalen eremura mugatzen du indarrean dagoen araudiak lan istripuen eremua kontuan hartu gabe azken batean osasun sailak eta osakidetzak ez dute ez gogoeta prozesua hasi eta ez dute bilerarik egin osakidetzako laguntza arloko profesionalek etxeko langileen kolektiboan

aurreko puntuari ere ekarpen handia egingo lioke eta bi mila hemezortziko hirugarren lauhilekoan

non dago egin genizun galdera batean hainbat taldek egindako ekarpenak eta eskaerak bidali zenizkiguten ez gida bera

eta erantzun azkar bat eskatu jaso zenituzten azaroan erantzunak eta zer egin duzue horrekin hirugarren puntua y seguimos porque tampoco se ha cumplido

etxebarrieta anderea san josé andreea zurea da hitza

anderea etxebarrieta anderea zurea da hitza

ideia hori berriro ere mahai gainean jartzen hasi nahiko nuke soldata arrakalaz hitz egiten ari garen momentu hauetan uste dut termino hori alde batera utzi eta emakumeon bizitza prekarioen inguruan hitz egiten hasi behar garela bizitza prekario hauek jendartea sostengatzen duten zaintza lan hauek haien bizkar

haien prekarietate egoeran are gehiago sakontzen jarraitzen duelako eta zuek planteatzen duzuen edo ekartzen duzuen ikuspuntu honetan oinarrizko

lan horien aitortza egitea falta zaizue orduan alde batetik badaukagu hemen adostutako legez besteko proposamen bat

sektore hau albo batera uzten duzuen eta benetan guk uste dugu ezinezkoa dela bi lerro paralelo izango balira bezala ulertzea eta hitz egiten egon gara eta mahai gainean jarri ditugu ere bai emakume hauek etxe askotan

ideia bat ez ditugu erabiltzaileak eta beraiek kontratatzen dituzten pertsonak kriminalizatu nahi askok ahal dutena egiten dutelako erreportajean esaten zen bezala dependentzia maila oso altua duten pertsonen ardura

horren aurrean gutxien ordaindu dezaketen horiek ahal dutena egiten dutelako eta zer gertatzen da berriz ere emakumeen eta emakume etorkinen bizkar geratzen dela lan hau

ardura ez zure departamentuarena gobernu osoarena baizik eta ados nago horretan zurekin esaten zenuen beste toki batzuetan beste norabide batzuetan ere bai hitz egin behar genuela honetaz

ardura kolektiboa delako eta ez pertsonala edo ez familiarra

justiziako sailburuari egina justiziasip plataformari buruz ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea eguerdi on berriro en el caso

eskerrik asko san josé anderea jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko det

korrikarekin eta bere helburuarekin herri gogoaren ordezkari gisa legebiltzarrak ere klika egiten dugu klika egitea aukera bat hartzea baita euskararen aukera hautu hori egitea klika egitea da herritar guztion hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak hartzea

konpromisoetara jausi egitea aldarrikatu nahi dugu euskararen hurrengo fasea klikatzea aktibazioarena alegia euskararen aroan gaude orain da unea gure ustez euskara paregabea dugu konpromisoak hartzeko

jakina badugu egia bihurtzen hastea oraindik ere ameskeriak direnak guzti horregatik klika egiteko prest gaude ziur gaude

jarriko ditugula denon artean eta elkarlanean hori dela eta euskararen klika egiteko eta honako konpromiso hauek hartzeko prest gaude

testuinguruak sortu euskarazko hizkuntza praktika eta harremanak bultzatuz bi helburu horiek lortzeko

euskarazko harremanetarako espazioak sortu eta praktika hori bultzatuz eta hiru herritar euskaltzaleak aktibatzearen bidez euskararen erabilpena sustatu vitoria gasteiz bi mila hemeretzi martxoaren hogeita bian